emango diogu jakinarazten dizuet seigarren puntua beste baterako utzi dela eta hogeita hamaika jaun andreek botoa eskuordetu dutela

lehenengo puntua mozioa pazis garcia ortega eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua maiatzaren lehenaren harira euskal sindikatuek lan arloan egindako aldarrikapenei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda
eh bildu taldearen ordezkaria den garcia andrea zurea da hitza egun on guztioi

mobilizazio eta deialdi ugarietan euskal sindikatuek hainbat mezu helarazi zituzten besteak beste aldaketak eskatuz edo emandako hitza betetzea aldarrikatuz

hori dela eta duela bi aste interpelazioa zuzendu genion

idoia mendiari interpelazio horretan galdetu

dituen jaurlaritzak maiatzaren lehenaren harira euskal sindikatuen

eta zer asmo dituen gobernuak enplegua defendatzeko eta kalitatezko enplegua

gure proposamena ekartzen dugu gure ustez garai erabakigarri hauetan beharrezkoa da kalitatezko enpleguaren aldeko ituna sustatzea lan merkatuan nagusitu den prekarietateari eta hazten ari den dualizazioari aurre egiteko kalitatezko

sozioekonomikoen ekarpenekin eraiki behar da proposamen hau ez da berria legegintzaldi honen hasieran euskal herria bilduk nerea kortajarenaren itun honen beharra proposatu genuen eta egun jarraitzen dugu pentsatzen beharrezkoa dela herri gisa ditugun erronka erraldoiei aurrea hartzeko eta ematen du kontra bozkatu eta gero ba zuek ere ikusten duzuela

galdu izana baina tira diot ze hurrengo astean gobernuak aurkeztuko duen bi mila hogeita hamarrerako enpleguaren euskal estrategiak itun baten beharra ere aipatzen du pnv eta pseren zuzenketan adierazten da beharrezkoa dela

bi mila hogeita hamar euskal enplegua estrategia eta guk gaur ezin dugu

konpromisoa hartu eta hori arrazoi sinple batengatik oraindik ez delako eztabaidatu hori da astelehenean egingo duguna eta beraz ez dugu izan

egiteko aukerarik beraz eztabaida hori eman arte ezin dugu bultzatu edota babestu estrategia hori zuzenketan eskatzen den bezala eta esaten den moduan

gure ustez proposatzen dugun kalitatezko enpleguaren aldeko itun honek baditu bi

mendeko lan harremanen eredu berria eraikitzea eta bigarrena enplegu politika publiko indartsu integral eta koherenteak abian jarri ahal izateko

tresnak gure esku izatea sailburuari azaldu genion bezala euskal herria bilduren ustez

eta horretarako hor dago euskal herria bilduk duela urtebete espainiako gobernuarekin sinatu zuen akordioa maiatzaren lehenean sindikatuak aldarrikatu duten moduan aldaketarako eta akordioak betetzeko garaia da garaia dela uste dugu guk eta

es hora de cumplir asko dira lan erreforma indargabetzeko arrazoiak eta seguru nago arrazoi asko sailburuak eta hemengo asko konpartitzen ditugula

ppren lan erreformak enplegu eta jende askoren bizitzaren prekarizazioa eta pobretze prozesua azkartzea besterik ez dituela ekarri prozesuak azkartzea diot

enpleguaren kalitatea ez zelako ona ere ez beraz lan erreformak balio izan du azkartzeko aurretik zetorren prekarizazioa eta langile pobretze

errotik aldatu behar duguna enpleguak bere balore soziala berreskuratu behar du enpleguak lan kostu baino ez izateari utzi behar dio

eta horrek exijitzen du enplegua agenda politikoan lehentasunez kokatzea baina lan erreforma honek

horrela lan harremanen eredu prekarioa eratzen da enpresa aldebakartasunean oinarritua

helburua delako sindikalismoa ahultzea eta protagonismoa kentzea interpelazioan esan genuen bezala gure esparruan negoziazio kolektiboa defendatzea

espainiako lan ministroak esan du beharrezkoa dela hogeita bat mendeko langileen estatutua oraingoa zaharkitua geratu delako

eta oraingo errealitateari erantzuten ez diolako eta pasa den egunean esan nuen bezala bat nator hausnarketa horrekin baina joan mendeko

ez dator bat euskal errealitate sozioekonomiko eta sindikalarekin oraingo langileen estatutua beste errealitate sozioekonomiko eta sindikala ukatzen dituen lan harremanen ereduan oinarritzen delako hogeita bat mendeko lan harremanen eredu berri horretan euskal eragile sozioekonomiko eta sindikalek

aukera izan behar dugu guk geuk ere eztabaidatzeko eta hemen erabakitzeko

mendeko lan kodea eajrekin gure taldeak autogobernu ponentzian adostutako oinarri eta printzipioen testuan

mendeko lan harremanen ereduaren eraikuntzan euskal sindikalismoak enpresariak eta legebiltzar hau ikusle soil bat izatea guk hemen erabaki nahi dugu hemen erabaki nahi ditugu gure lan harremanak gure lan harremanetarako euskal esparrua aldarrikatzen dugu

zuzenketetan bai podemosena eta gobernuaren partiduena datozen aldaketa garaietan

euskal esparruari bidea zabaldu beharrean eztabaida sustatuz kontrakoa egiten dute zuzenketek lehen esan dudan moduan indartzen dute lan

proposatzen dugun kalitatezko enpleguaren aldeko itunaren bigarren oinarria da politika publiko

bilduko dituena abian jartzea mahai gainean betiko arazoak ditugu kronikoak bihurtu direnak eta kronikoak zirenak gordinagoak dira orain

hoy va a votar en contra eta bukatzeko gure bigarren puntuan eskatzen dugu jaurlaritzak lideratu dezala kalitatezko enpleguaren aldeko ituna sustatzeko prozesua eta baita ere bera gauzatzeko beharrezkoak diren tresna eta eskuduntza berrien

enpleguan ditugun erronkak ez dira ezin dira kudeatu hogeita bat mendeko tresna berberekin

enpleguaren aldeko itun batek jaso behar duen ezinbesteko baldintza da lan erreformaren indargabetzea eta marko berriak guk hemen
erabaki ahal izateko mila esker eskerrik asko garcia andrea
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko sailburu legebiltzarkideok egun on denoi

aurkeztu digu eztabaidatzeko mozio hori mendia sailburuari gobernuaren kontrolerako osoko bilkuran

ondorioa da beti egiten dudan bezala interpelazioaren azterketa labur bat egin nahi nuke efectivamente la señora

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza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

muchas gracias eskerrik asko gil jauna erantzunen txandara pasatuz garcia andrea zurea da hitza

para cuando tengamos todos los instrumentos eta arrazoia daukazu badaude gauzak jada gaurdanik posibleak direla egitea eta badaude erronka garrantzitsuak enpleguarekin lotuta daudenak eta berehala posiblea da martxan jartzea porque pentsatzen dugu gainera enplegu estrategiak izan behar du koherente

beraz has zaitezke euskal administrazio publikoaren mende dagoen enpleguari kalitateari kalitatea sustatzen euskal gogoratuko dut gainera euskal administrazioetako berrogeita hamar mila langile baino gehiago behin behinekotasunean daude

irtenbide baten zain daude hor duzue kalitatezko enplegua sustatzeko aukera inportante bat eta beste bat administrazio publikoek

bermatu behar dute ez orain egiten ari dena prezioa lehenetsiz zerbitzuaren kalitatea eta langileen lan baldintzen kaltetan eta egia da hori gaurdanik posiblea da egitea eta hurbileko adibideak ditugu bestela galdetu ahal diegu

edo trafikoko azpikontratatutako langileei

eta besterik gabe baina hasi naizen bezala bukatu nahi dut esanez ezin dugula ahaztu

edozein enplegu politika publikoak kapaz izan behar da aurrean ditugun erronka handiei erantzun egokiak emateko eta behar diren tresnak eta
eskuduntzen beharrak planteatzeko mila esker eskerrik asko

andrea elkarrekin podemos ezker anitza hernández jauna zurea da hitza

hernández jauna euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza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

eskerrik asko gil jauna eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu garcia ortega andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos ezker anitza taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita lau eman dugu bozka berrogeita bat boto alde zazpi hogeita zazpi abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos ezker anitza talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena kulturaren ekitaldien eta ikuskizunen sektoreak euskal autonomia erkidegoan suspertu daitezen

taldearen ordezkaria den angulo jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko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

nada más muchas gracias eskerrik asko alonso jauna

legebiltzarkideok egun on guztioi azken urte luze honetan kultura sektorearen kultura jardueraren eta pandemiaren ondorioen inguruko

asko hitz egin dugu kulturarako eskubideaz kulturaz premia handiko ondasun gisa

sortzaileez ekoizpenaz eta profesionalizazioaz laburbilduz gizabanako eta gizaki gisa definitzen gaituen jardueretako batez ari gara sozialki konexionatzen gaituenaz eta gure nortasuna definitzen duenaz

urtearen hasieratik euskadik gure gizarteak eta mundu osoak

unerik gogor eta larrienetako bati egin behar diogu aurre osasun publikoaren krisi izugarri bati eta aurrekaririk gabeko

oso egoera larria eta oso aldakorra zen eta inork ez zuen ez

ez errezetarik egoera horren aurrean azkar

ohiz kanpokoak eta berariaz sortuak izan zirenek lehen ezagutzen ez zen egoera batek eragindako kalteak minimizatzen laguntzeko bilakaera izan dute bi mila hogeita batean eta orain bi mila hogeiko indargunean eta hobetu daitezkeen alderdien azterketan oinarritu dira dirulaguntzen deialdian

berrikuspen honetan sektorea egituratzen eta profesionalizatzen

laguntzea azpimarratzen da deialdiak xehetasunez zehaztu dira eta oso esparru jarduera espezifikoak definitu dira

ematen dizkien zuzeneko dirulaguntzak ere mantendu dira eta handitu ere bai kasu batzuetan eta hori oso garrantzitsua izan da erakunde traktoreen

itzuli zen europako lehen orkestrako bat izan zen eta euskadin konpromezu guztiak mantentzea lortu duen bakarra

programazioa bikoizten baitu kultura sektoreak eta eusko jaurlaritzak ahalegin handia egin dute

jardueretan osasun segurtasuneko protokoloak definitzeko etengabe egokitzeko

euskadi erreferentzia izan da bi milako ekainaren hasieratik egon den kultur programazio zabalagatik

auditorios y otros euskadin jarduera neurri soziosanitarioetara mugatuta jakina etenik gabe mantentzen da

eta esparru egonkorra du bai edukiari dagokionez bai ordutegiei

euskadi izanda kultura jarduera etenik gabe mantendu duen europako eskualde bakarra esan daiteke beraz urrian adostu genuen bezala

ganbera honetako akordio zabala izan zen baina ezinbestekoa ondorioak eta biziraupen ondorioak izan zituen sortzaileentzat profesionalentzat ekoizleentzat ia sektore osoarentzat badakigu salbuespenak daudela

oraindik ez zaio ekin bere jarduerari oso garrantzitsuak dira

izan dute eta orain berriro egin dezakegu akordio honek sektorean neurri ekonomikoekin indartzen jarraitzeko eskatzen dio gobernuari

bultzatzea eta sektorearekin beharrezkoa den koordinazio emankorra mantentzen jarraitzea orain arte egindako guztia ondo egon da bere fruitua eman du eta ildo horretatik behar dugu nik ere eskerrak eman nahi dizkiot angulo jaunari eta alonso jaunari akordio honetara heltzeko
bide lasaia eduki dugulako horrela jarraituko dugu eskerrik asko eskerrik asko
andrea eh bildu taldearen ordezkaria estarrona jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta egun on

eta batez ere eta hemen aipatua izan den bezala zuzeneko emankizunak hauen izaera beragatik eta

oraindik areto askok pertsiana jaitsita dutenak eta horietako batzuk ez dakigu noizbait irekitzeko aukera izango

kulturgintzan ezarri eta denboran mantendu ziren eta oraindik diren neurri murriztatzaile batzuk ez zetozen eta ez datoz bat beste jarduera batzuetan

aurrerapausoak eman direla kulturaren euskal behatokiak

kultur jarduera ehuneko laurogeita bi koma sei murriztu zen eta lanpostuen ehuneko berrogeita hirua galdu covid hemeretziaren aurreko sasoiarekin alderatuta urteko diru sarrerak ehuneko berrogei koma zortzi murriztu dira

honetan ere urte honetan ere kultura jarduerek osasun egoerak hala behartuta hainbat muga dituzte eta beraz diru sarrerak galtzea ekarriko du hemen

izan den bezala eta ikusi dugu adibidez covid hemeretziaren ondorioz bi mila hogeian diru sarreretan

kultur arloko autonomo enpresa eta entitate profesionalei zuzendutako azken dirulaguntzen deialdian jaurlaritzaren azken dirulaguntzen deialdian kulturgintza eta kultur industriara bideratzen den inbertsio guztia beharrezkoa dela ez dago ezer ez soberan

bideratutako hasierako bat koma bat milioi euroko kreditu hori bost koma bederatzi milioi eurora handitzea onartu behar izan zuen jaurlaritzak maiatzaren hamaikako gobernu kontseiluan aurkeztutako laurehun eta hamasei eskaeretatik onartuak izan diren

guztira laurehun eta hamasei eskabide jaso ziren eta horietatik baldintzak betetzen dituztelako

izan dira sektoreen arabera eskaera kopurua ere ezberdina da eta batez ere bai musika bai arte eszenikoak eta ikus entzunezkoak nolabait kontzentratzen dute eskaera kopuru handiena gero bitartekaritza kulturalak eta aholkularitzak ikusizko arteak arkeologia eta ondarea literatura eta liburua eta bertsolaritza

diren bitartean eskaera batzuk kanpoan geratu dira baina badaude ere eskaera aurkeztu ezin izan dutenak oraingoan ere eta horregatik berriz diot hain sektore heterogeneo eta esparru askotan atomizatuari zuzendutako neurriak jasotzen dituzten akordio guztiak

neurriak jasotzen dituzten akordio guztiak aurrerapausoak suposatzen duten akordio guztiak ongi izan daitezela baina gaurko akordioan behin eta berriz irakurrita ez dut inongo neurririk ez dut inongo

topatzen edo jasota ikusten eta nire galdera da nire galdera da orain arte ganbera honetan

denetatik aparte zer ekarpen egiten dio gaur hemen erdietsitako edo adostutako erdibideko honek zeren eta kuriosoa da eta nik behintzat eta aurreko legealdian eta honetan daramadan ganbera honetan baina inoiz ez dut ikusi horrelako oparik

erdibidekoa bera da gobernua sostengatzen duten alderdien zuzenketa ia oso osoa egia da egia da

bere zuzenketan jasota eta hirugarrena ere erabat transkripzioa da

alderdi sozialistak aurkeztutako erdibideko zuzenketarena eta beraz horregatik deitu diot akordio opa opa egin diotela eta aldiz aldiz hasierako ekimenetik hor eta

ganbera honetan eta aipatua izan da akordio hori bai alonsoren aldetik eta bai zuluagaren aldetik

iazko azaroan orduan kultura premia biziko ondasun bezala izendatu zen kulturara bideratzen ziren aurrekontu publikoak gogoratu beharra dago instituzioak orduan euren aurrekontu proiektuak

ekitaldiari begira eta konpromiso hori ere nolabait atera genuen hau da kulturara bideratzen ziren aurrekontu publikoak mantentzea

hemen jasotako hori gaurko bigarren puntua ere lehen aipatu dudana hori jasota geratu zen beraz horretan ere berritasunik ez eta

neurri berrien abiatzea eta izan dira neurri berriak eta laguntzen irizpide baldintza eta betebeharrak berraztertzea

zuelako ikusi zelako hasieran abiatutako diru laguntzen deialdiek porrot egin

zituztela eta bazegoen beste puntu bat europako funtsei begirakoa eta sektorearekin batera lantzearena proiektuak europako funtsei zuzendutako proiektuak nolabait diseinatu eta aurkeztu ahal izateko euskadi next jaurlaritzaren proiektu horren baitan gero betetzen ari diren edo zein mailatan edo zenbateraino betetzen ari den jaurlaritza

beste eztabaida bat da baina gutxienez gutxienez akordio horretan jaurlaritzari ordura arte egiten ari zenetik haratago konpromisoak atera zitzaizkion neurri tasatuak konpromiso zehatzak eta nolabait

konfort espazio horretatik mugiaraziz baina gaurko akordioan esan dudan bezala ez dugu halakorik ikusten ez dugu

eta horregatik gu eh bildu gaurko akordio honen aurrean

egingo da hala eta guztiz ere hala eta guztiz ere

angulo jaunari uste dudalako kulturgintza eta kultur industria

ekartzea betiere onuragarria dela bai alderdi politikoetan politikagintzan behera lehentasunen artean ez dagoelako ez delako egoten eta hori da nire ustez guztiok guztiok ganbera honetako guztiok eta hemendik kanpo ere

autokritika eraikitzailea eta amaitzeko gure abstentzioa ere gure abstentzioa ere

euskarazko kulturaren inguruko aipamen edo arrastorik ez dagoelako ez ekimenean ez akordioan ezta ere maila diskurtsiboan eta euskal kulturaren

eramaten gaitu zeren eta kultur esperientziek eta kultur imajinarioek munduan leku bat

barne mundua elikatzen digute zentzuaren eraikuntzan laguntzen digute geure buruaren eraikuntzan laguntzen digute baita mundua ulertzen ere

arakatzera gonbidatzen gaituzte baina batez ere
komunitate bateko kideek sentiarazten gaituzte gora kultura eskerrik asko

erantzunen txandara pasatuz angulo jauna zurea da hitza

ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak zuluaga andrea ez du hitzik hartu behar eh bildu estarrona jauna

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu lehenengo eta behin euskal talde popular ciudadanos taldearen gehitzeko zuzenketa bozkatu dezakegu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

hogeita bat abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

geriatrek eta gerontologoek euskal asistentzia sisteman parte hartzearen eta asistentzia behar

egokitzearen gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza gonzález andrea zurea da hitza

larruazaleko zimurrak arimaren edertasunaren froga direla eta elkarrekin podemos ezker anitza talde parlamentarioan ez dugu dudarik egiten geriatria arloko mediku espezialistak osakidetzako sarean egonda gure zaharrak luzeago biziko direla eta zimur gehiago izango dutenez

bizi itxaropena urtean urtean igotzen joan da gizonen kasuan hirurogeita hamazazpi urtera arte emakumeetan laurogeita lau urte arte

egokia behar duen biztanleria zahartu baten aurrean gaude

herritarrok bizitza bere gain duin eta osasuntsua eginez zahartzeko eskubidea dugu envejecer de forma autónoma digna

gainera azken urteotan pentsiodunak astelehenero

ateratzen ikusi ditugu zerbitzu publikoen murrizketak salatzeko

geriatria ongi bideratuta egon azken urteotan nagusi izan den murrizketen politikak osasun sistema ahuldu duela eta osasunaren erantzukizun publikoa langileek bere gain hartu behar izan dutela en resumen de aquellos barros estos lodos

osasun publikoa indartzearen aldekoa izan dira beti eta haren barruan lehen arreta bereziki babestearen aldekoak y no solo

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on guztioi gaur mahai gainean dugun

geriatria eta gerontologia espezialitateak osakidetzan integratzeko eta asistentzia behar berriei egokitzekoa

ez da berria ere tamalez askotan hitz egin da horren inguruan ganbera honetan eta akordioak erdietsi dira ere baina errealitatea da egun ez daukagula osakidetzako sarean geriatria zerbitzurik ezta unitaterik eta ez dagoela espezialistarik ez dago ez da existitzen gure osasun sisteman eta hori da errealitatea eta hutsune eta gabezia baten aurrean gaude hortaz

interpelazio bidez sagardui andrea osasun sailburuaren iritzia ezagututa hemen bertan adostu direnak kontuan hartuta eta ppk aurkeztutako mozioa ikusita

eta uste dugu haratago joan behar genuela egoerak errealitateak hala eskatzen duelako

baizik eta eskakizunen eskema hori gainditu eta zuzenean zerbitzuak martxan jartzeko

izaera eta ikuspegi soziosanitario batekin ospitale berri horrek dituen azpiegiturak baliatu zerbitzuak abiatzeko eta bide horretan ere

ezartzea bertan proiektu pilotu bat bai baina gero hori eredu hori zabaltzeko sare guztian hitzetatik haratago ekintzetatik

oso berandu goaz eta txip aldaketa izugarria egin beharra daukagu adineko herritarrei ematen zaien

arretan artatzean eta zaintzan orain arte egin dena egiten jarraitzeak ez du balio ez du balio eta norabide eta ikuspegi aldaketa behar ditugu

pandemian agerian geratu da ezin ditugu adinean aurrera doazen herritarrak modu hospitalario asistentzialean ulertu bakarrik

oso maiz ematen dena demagun laurogeita bost urteko pertsona bat aldaka

zuen inguruetan maiz gertatu den kontua dela hau ezin dugu pentsatu sistemaren eginbeharra bakarra pertsona horren aurrean dela ebakuntza bat egin protesi bat jarri

eta listo eta gero joan dadila familia medikura jarraipen bat egitera hori ez du balio eta ezin ditugu jarraitu pertsona termino horietan ulertzen

prebentzioan prebentzioan eta prebentzioan haustura horiek saihesteko ahal den neurrian eta bestetik ulertu behar dugu aldaka apurtu duen pertsona hori ospitaletik ateratzen denean behar berriak edo bereziak izango dituela

hortaz behar bereziak izango ditu denbora batez edo denbora luzez eta horri guztiari eremu soziosanitariotik erantzun behar zaio eta horretan ezinbestekoak dira geriatriako espezialitateak eta zerbitzuak ez soilik ospitaleetan ez

baina batez ere begirada soziosanitario batetik pertsona modu integralean ulertuko dituena

aldi bateko paziente edota gaixo moduan baizik eta herritar moduan

ahalik eta osasuntsu egon behar duen herritar moduan hor dago koska hor dago klabea ez ditugu herritarrak soilik sendatu behar osasuntsu egoten lagundu behar diegu

hori da pertsona horien osasuna bermatzea eta horrek izan behar du gure ortzi muga eta horretarako geriatria ezinbestekoa da

hobetzeko helburua dauka geriatriak modu zabal eta integralean ulertzen du artatzea

kontuan hartuta premisa horrekin ekin behar zaio adineko pertsonen arretari autonomia eta independentzia bermatzeko arreta berezia jarriz osasun emozional eta mentalean

eta geriatrek ez dituzte ordezkatuko jadanik osasun sistemak ditugun profesionalak traumatologoek

psikiatrek hor egoten jarraituko dute baina geriatrek euren lana osatuko dute elementu koordinatzaile bat izango dira integratzailea

erantsiko diotenak eta ari gara hitz egiten herritar oso zaurgarriez adinekoak

medikazio askorekin normalean narriadura emozional eta kognitiboa daukatenak oso egoera konplexuan daudenak diziplina anitzeko tratamendu integralak behar dituzte eta hori guztia ikusteko eta koordinatzeko figura geriatria eta gerontologiako espezialistak dira eta horrela da eta umeen kasuan pediatrak dauzkagu eta adindunen kasuan geriatrak o sea norbaiti akaso burutik pasatzen zaio pediatrak kentzea edota ez izatea gure osasun sisteman

ulertzen delako kolektibo jakin batek arreta behar bereziekin behar duela horiek artatzeko profesional espezialistak

eta espezialistak izateko noski beharrezkoa da bame edota mir a martxan jartzea hemen izan ere tamalgarria da

gaur geriatrak direnak gure herritik kanpo lan

penagarria baina egi borobila eta pentsa gurean gero eta jende

gaur egun biztanleen ehuneko hogeita bi da hirurogeita bost urtetik gorakoa ia

baina beste askok bai eta kopuru hori gora doa etengabe eta panorama horren aurrean gobernuak sailburuaren ahotik

zelako ihesbidea zuri egoki iruditzen zaizu aukera baloratzea pandemiak

argi dago balorazioetan katramilatzea ez dela nahikoa inondik inora eta sin más amaitzeko askotan esandakoa

izan ere egun arte egun ematen zaien arreta ez da nahikoa asko daukagu hobetzeko horren aurrean gure helburu politikoa pertsona guztien eskubideak babestea eta bermatzea da ahalduntzetik eta autonomiatik

eta guk horretarako baliabideak eta zerbitzuak jarri behar ditugu jendartearen parte aktibo ekintzaile eta oinarrizko dira eta horren araberako zerbitzuak merezi dituzte gaur akordiorik gabe tamalez

zuek jarraitu baloratzen jarraitu baloratzen zuen esku dago
hortik ateratzea ere eskerrik asko garde andrea

nada más y gracias eskerrik asko rico jauna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

bertatik gonzález andrea zurea da hitza bueno eskerrik asko por las referencias

eskerrik asko gonzález andrea eh bilduren ordezkaria garde andrea

uste dugulako pertsona adinduen kolektiboa oso zabala dela bai

eta behar egoera anitz ematen dira eta horregatik diziplina anitzeko begirada bat behar dugu eta horretarako ezinbestekoa da eremu soziosanitarioa definitzea eta bai aiartzak bai rico jaunak

eta falta zaigu definitzea erregulatzea arautzea eta batez ere zabaltzea

eztabaida hau ez da berria aurten askotan hitz egin dugu honen inguruan bai hemen bai batzordean eta argi dago ikuspegi oso desberdinak dauzkagula ez bestetik

sin más gure proposamenaren harira kritikak jaso ditu ona da ere guk eibarren egitea aukera mahaigaineratzen genuen pues hala landuta daukagulako ere begira zer gertatu den eibarko ospitalean hirugarren solairua hutsik zegoen

eremu soziosanitario horretaz ari garela hitz egiten eta zer egin da azkenean

hara publikoan zabaldu beharrean pues beste behin ere eremu pribatura jo eta geriatriari dagokionez zuek pues hori esandakoa oraindik

eta hori esatea eta ezer ere ez egitea pues gauza bera da

ez itxoiten eta baloratzen bueno hamarkada oso bat baino hamabi urte hemen ondo esan den bezala bi mila hemeretzian ganbera honetan bertan erdibideko hau onartu zen

poder incorporar pues bueno pues azaldu mesedez nolatan duela hamabi urtetik zeneukaten argi eta gaur egun ez

erantzun galderak eta ez atera berriro ere planak eta planen ebaluazioak eta

erantzutea argi eta bueno sin más

agerian geratu da zelako zaurgarritasun egoerak bizi izan dituzte pandemian

eta hori egiteko espezialistak behar ditugu eta kito zuen ardura da eta zuen esku dago tamalez igual baina hala da eskerrik asko eskerrik asko
garde andrea euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu barrio baroja jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian elkarrekin podemos ezker anitza taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka hemezortzi boto alde berrogeita bat contra sei abstentzio beraz ez da onartu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita lau eman dugu bozka hogeita zazpi boto alde berrogeita bi contra sei abstentzio

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita lau eman dugu bozka berrogeita bat boto alde bat contra hogeita hamairu abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa

eusko jaurlaritzak parte hartzen duen ekitaldi instituzionaletan espainiako bandera erabiltzeari buruz

talde proposatzailearen txanda mistoaren ordezkaria den

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko martínez andrea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria bertatik barrio jauna zurea da hitza

bozketara jarriko dugu talde mistoaren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian euskal sozialistak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hamazazpi boto alde berrogeita hamabi contra sei abstentzio beraz ez da onartu

covid hemeretziaren ondorioz kaltetutako sektoreak laguntzeko ezarri diren dirulaguntzen kudeaketa errazteko eta azkartzeko hartu beharreko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko

iriarte jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehenik eta behin barkatu nire ahots

motza izango da behintzat ez ditut denbora guztiak agortuko gaurkoan legez besteko proposamen honen bidez pandemiaren ondorioz

hobeto emanak eta efizienteagoak izateko ba esandakoa legez besteko bat

laguntza hauek hobetzeko aukera badagoelako eta horretarako aurkeztu dugu legez besteko hau

eta azken boladan horren modan jarri den inor atzean ez uzteko bitartekoak jarriko ditugu eta bide horretan lanean jarraituko dugu

batzuei zein besteei eta norantza horretan gaurkoan eta eskertzekoa da adostasuna topatu dugula eta eskertzekoa da behintzat nik uste dut gaur hemen onartzen dugun legez besteko proposamen honen bidez

espazio bat lortzea ahalbidetu dugulako non eroso sentitzen garen nik uste alde bozkatuko dugun guztiok eta esandakoa

nahikoa izan den handia txikia izan den eta baloratuko dugu beraz gaurkoa behintzat pauso bat da eta bejondeiola pauso horri pandemia hau tsunami bat bezala

tsunami bat bezala zitzaigun gainetik eta momentu honetan oraindik ur sakonetan gabiltza igari

zenbaitzuk hobeto ari dira zenbaitzuk nekezago

eta gaur hemen proposatuko genituzkeen neurri hauen bidez gaizki pasatzen ari diren eta nekez igari ari diren guzti horiei babesa eskaintzeko neurriak

hala ere tsunami guzti honek ere zenbait marko zenbait diskurtso eta zenbait aurreko jarrera ere azaleratu ditu edo puri purian jarri ditu hau

harri horiek ezta harri guzti horiek zeinek agertzen jarraitzen duten baita bi mila hamaika hamabost ostean ere esan nahiko nukeena da tsunami guzti honek zenbait marko diskurtsibo hautsi dituela

neoliberalismoaren sustatzaile sutsuak ziren horiek estatuaren amaiera aldarrikatzen zuten guzti horiek eta merkatu librearen apologia egiten zuten guzti horiek orain

aldarrikapena egiten dute ez aldatu dute ere eta ez nazionalista demokrata guzti horiek zeinek bere burua ez nazionalista gisa daukaten eta demokrata gisa

egunero prentsaurrean agertzen ziren kaki koloreko militar hori eta banderaz jositako prentsa areto horiek begi onez ikusten zituzten ezta bazirudien pandemia

irabaziko genuela eta ez mediku eta erizainez

ongizate estatuaren defizita eta azken urteetako deuseztapen prozesua lehen arreta nola dagoen edo txertaketa kanpainarako bolondresak eskatzea da horren kasua edo

eztabaidatu den puntu horretan egoera nola dagoen agerian utzi diguzuen hori ezta pandemia honek tsunami honek agerian utzi ditu gauza asko

ondorioz bizi duen anorexia prozesua eta horren ondorio ere bada espedienteak laguntzen espedienteak kudeatzeko garaian horrenbeste denbora pasatzea azken finean administrazio publikoak indartsuak behar du izan

lan guzti hori kudeatu ahal izateko eta pandemia honek ere agerian utzi du

errezetak ez zuten balio izan ez zutela balio izan eta ez dutela balio izango oraingoan eta horregatik laguntzen politika aktibatzeko

ultra horien ahotan ere euskal herria bilduren aldetik behintzat esparru publiko indartsu bat defendatu dugu beti gizarte kohesioa

aurre egiteko garapen ekonomiko orekatu bat bermatzeko eta azken finean herritarren babeserako neurri eta tresna gisa ikusten dugulako

estatu bat eta pandemia honek ere gure autogobernu eta estatuaren gabezia ere agerian utzi dute beraz pandemia honek harri asko kostako eta hondartza inguruko harri asko utzi ditu agerian olatua joan den neurrian baina pandemia oraindik hemen daukagu eta honek urte luzez

iraungo du edo honen ondorioak amaiera oraindik ez dago gure artean eta

eta zentzu horretan gure ehun ekonomikoa zaintzeko beharra daukagu laguntzea ezinbestekoa da gure kaleak

sektore ekonomikoak nekazari abeltzain sektore ekonomiko industrialak txikiak pandemiaren ondorioz

laguntzeko babesteko garaia daukagu orain orain ze tsunami hau pasa pasako da baina berriz ere

herri biziak nahiko ditugulako sektore ekonomiko indartsuak nahiko dugulako familiak lana duten familiak nahiko ditugulako

eta horretarako ezinbestekoak dira laguntzak ematea orain bai edo bai eta laguntzak ematetik harago laguntzak nola ematen diren ere inportantea da eta gure ustez ez da posible gertatu dena jasotzea edo ematea adibidez

bi mila hogeiko abuztuaren hiruan amaitu zen eskaera epea dirua onuradunek bi mila hogeita bateko otsailaren hamaikan jaso dute

merkataritza sustatzeko lehen covid laguntzak zeinak eskaera epea ekainaren hogeita bederatzian bi mila hogeiko ekainaren hogeita bederatzian amaitu zen bi mila hogeita bateko urtarrilak hogeita batean ordaindu ziren

jasotzea bitartean covidaren inguruan ere turismoari irekitako bi mila hogeiko maiatzak hemeretziko laguntzak

hauek abenduaren hogeita hamarrean ordaindu ziren eta azkenak ostalaritzari begirako covid laguntzak

dirulaguntza hauek martxoa apirilean jaso zituzten onuradunek ez da posible ez da posible horrenbeste denbora ematea

laguntzak eskatzetik jasotzea bitarte negozioa itxi egin behar izan duten eta hori ez da ez da zilegi eta hori

nahiko nuke espediente guzti hauek egunero egunero kudeatzen dituzten langile guzti horien lana

lepo dabiltzalako lanean baina gaurko legez besteko honen bidez

gehiago eta joan gaitezen azkeneko dirulaguntza etorriko diren dirulaguntza

estatutik covidari aurre egiteko bideratuak eta ez gara sartuko gaur hauek nola kudeatu diren zer nola antolatu diseinatu diren

bidez nahiko genukeena da laguntza hauek ez daitezen ordaindu abenduak hogeita hamaikan baizik eta lehenbailehen udazkenean ahal balitz ere hobe ostalaritzari begirako

eta lau hilabete pasa dira kobratu artean

prest zegoela saila dirulaguntza lerro hauei erantzuteko pertsonal gehikuntza bat egon zela eta lau hilabete pasa ziren eta ia hamar mila ez dakit oraingo honetan zenbat espediente kudeatu beharko diren

baina asko izango dira asko ez dakit zenbat izango diren asko izango dira eta

heldu eta horregatik hemen gaurko legez besteko honen helburua

finean laguntza hauek lehenbailehen martxan jartzeko bitartekoak ahalbidetu nahiko genituzke lehenbailehen martxan jarri eta lehenbailehen onuradunei eman eta horretarako pertsonal edo horretarako bitarteko pertsonal eta teknikoak indartzea ezinbestekoa da eta hori adostu dugu

baita ahal edo behar baldin bada eusko jaurlaritzak daukan aurrekontu partidetatik laguntza gehigarriak emateko aukera eta bestetik sarri hitz egiten da

administrazio mapa konplexuaren inguruan udalak diputazioak

eta eusko jaurlaritza hauen arteko koordinazioa eta informazio trukaketa nire aurrerapausoak emateko hobekuntzak emateko mekanismoak onartu ditugu gaurko legez besteko honetan finean laguntzen kudeaketa azkarragoa hobea

modernoagoa ere zergatik ez bitartekoak jartzeko aukera onartu dugu gaurko legez besteko

gogoa izan dugu ere epe zehatzak ezarri nahi genizkion gobernuari espediente guzti hauek kudeatzen ziren neurrian ez baldin baziren hitoak edo lortzen

kontuan hartu nahi genituen ere jakin arren gaur egun oinarrizko legeek ez zutela ahalbidetzen

inguruko hausnarketa minimo bat egitea iruditzen zaigulako pandemiak oso egoera bereziak sortu dituela eta egoera berezi horiei erantzuteko ere neurri bereziak ezinbestekoak direla hala ere bi aukera hauek

dugun hau gaur onartua izan dadin eta gure aldetik behintzat ikusi duguna da behintzat pauso bat emateko prest geundela eta pausoa ematea hobe zela bidean gelditzea baino euskal herria bildutik tentuz jarraituko dugu azkenean hau martxan jartzen den prozesu bat da

kudeatu deialdia onartu kudeaketak egin onartu berri espedienteak eta azkenean ordaindu beharko dira

iruditzen zaigulako gaurkoa betetzen baldin bada irizpide ona izan daitekeela etorkizunean bestelako diru laguntzen kudeaketan ere kontuan hartu dezagun finean pandemia honetatik ateratzen garenerako kaleak

bizirik izan ditzagun sektore ekonomikoak familiek zer izan dezaten arazoa pandemia honetan kontsumoa frenatu delako da eta badaudelako

grabeak handiak dituztenak finean ateak itxi behar izan dituztelako eta ateak itxi dituztelako gainera administrazioak osasun neurriak medio hala eskatu direlako beraz gaurkoan poztekoa legez besteko honek adostasun zabala izango duelako iruditzen zaigu pausotxo bat ba da ikus dezagun pauso hori handiagoa edo txikiagoa den eta hori espediente hauen kudeaketan pasako den denborak

gainean egongo gara eta besterik gabe eskerrak eman berriz ere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

eskerrik asko gordillo jauna euskal sozialistak pérez andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko perez andrea euzko abertzaleak atutxa jauna zurea da hitza

laguntzen helburuak zertarakoa eta laguntzen zenbatekoa dekretuak

eta ezin da aldaketarik egin hori da errealitatea beraz bai eusko jaurlaritzak bai legebiltzar honek

txikia zuek guztiok badakizue zein izan zen euzko alderdi jeltzalearen jarrera diputatuen kongresuan

errege dekretua baliozkotu zenean ez da eztabaida hori errepikatzeko unea gaur ez da toketan kudeatzeko unea da

los presupuestos de este gobierno akordio bat lortu ahal izan dugu eh bildu taldearekin erdibideko zuzenketa bat sinatzeko eta nik uste dot alde guztientzat egokia dela eta eskerrak emon gura dotsiaz etxebarrieta andreari eta iriarte jaunari

ezarritakotik harago goaz sektore gehiago babestuz eta gainera baliabide propioekin eginez akordio honetan argi uzten ari gara gobernua babesten dugun taldeen eta gobernuaren konpromisoa

gure taldetik gure babesa helarazi gura dotsagu jaurlaritzari aurrean zeregin honen aurrean ahalegin handia ekarriko baitu eta arrakastaz amaitzea

eskerrik asko atutxa jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko martínez andrea

andrea eh bilduk aurkeztutako ekimen honetan krisi honen ondorioz kaltetuta izan diren sektoreak laguntzeko martxan jarri diren laguntzen kudeaketa errazteari buruz hitz egiten da eta gure partetik ez genuen zuzenketarik aurkeztu jatorrizko ekimenarekin ados geundelako eta baita ere

gure baiezkoa emango diogula talde proposatzaileak eta beste bi taldeen arteko erdibidekoari

baldintzatuko du errekuperazioa eta are gehiago txertaketa kanpainaren eboluzioa ona bada

txertatzen diren hainbat puntuei heltzen ezinbestekoa da administrazio publikoaren berrikuntza baina

neurriak hartzea laguntza konkretu hauen kudeaketari dagokionez malgutasuna erraztasunak aurkeztu behar den dokumentazioaren aurkezpenean adibidez

dugu eta aukera galdua izan zen gure ustetan behintzat bi mila hogeita baterako aprobatu ziren aurrekontuak hay que simplificar y estamos de acuerdo

erantzunen txandara pasatuz eh bildu iriarte bertatik bai zurea da hitza bai

esan diru lerro hauek lehenbailehen ebatziak izan onartuak izan eta onuradunei eman ahal izateko

eta gaur hemen guztion artean onartzen dugun horren gauzatzea

ez balitz emango hala ere sinesten dugu guztiok bat egiten dugun neurrian

baina tramitazioa azkarragoa arinagoa eta errazagoa

eskerrik asko iriarte jauna talde popular ciudadanos bertatik gordillo jauna zurea da hitza

gracias señora presidenta eskerrik asko gordillo jauna
euskal sozialistak pérez andreak ez du hitzik hartu behar atutxa jauna bai zurea da hitza bertatik

eskerrik asko atutxa jauna mistoa martínez andreak ez du hitzik hartu behar

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa puntuka botatzeko arazorik ez da egongo beraz bozkatuko dugu bat bigarrena eta bost puntuak lehenik

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita lau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto alde bat abstentzio beraz onartuta geratu dira puntuak eta jarraian hirugarrena eta laugarrena puntuak bozkatuko

zazpi abstentzio beraz onartuta geratu dira

amaitu aurretik adierazpen bat irakurriko dizuet legebiltzarreko lehendakariaren adierazpena covid hemeretziaren aurkako txertoak mundu osoan eskuratzeko proposamena eusko legebiltzarreko lehendakaria naizenez nirea egiten dut eta legebiltzarreko lehendakariaren adierazpena gisa aldarrikatzen dut

vascos euskal sozialistak elkarrekin podemos ezker anitza eta euskal talde popular ciudadanos parlamentari taldeek adostu eta izenpetu duten covid hemeretziaren aurkako txertoak mundu osoan eskuratzeko proposamenaren aldeko adierazpena

azkenaldian gertatu den osasun publikoko larrialdi garrantzitsuena dugu gure aurrean hiru koma hiru milioi pertsona baino gehiagok galdu du bizitza

dolar galdu ditzake immunizazio maila ez badu azkar gora egiten mundu

covid hemeretziaren aldaera berriak erakusten digute birusa toki guztietan menperatu arte ez dugula irabaziko urtebete geroago argi dago txertoen fabrikazioa eta erabilgarritasuna

handitzea eta mundu mailan bidezko banaketa bermatzea premiazkoak direla honek ezagutza datuak baliabideak eta jabego intelektuala zabalki elkarbanatzea eskatzen ditu diru sarrera ertain eta txikia

bi legebiltzarrak aldi baterako salbuespen txertoen jabetza intelektualarekiko ekipoekiko eta covid hemeretziaren kontra egiteko tratamenduekiko indiak eta hegoafrikak munduko merkataritza erakundeari aurkeztu dioten ekimena

eta edozein kasuan europako batzordeak munduko merkataritza erakundean patenteen aldi baterako etetea babes dezala eskatzen du eta bestalde

ezagupenak eta datuak munduko osasun erakundearen covid hemeretziaren kontrako teknologiaren sarbidearen bitartez parteka dezatela eskatzen die

autonomia erkidegoko osasun kontseilaritzari eta ondorengo erakundeei amnistía internacional médicos sin fronteras eta oxfam